osoko bilkurari hasiera emango diogu hasi baino lehen jakinarazten dizuet hamaseigarrena puntua beste baterako utzi dela

azterlanari buruzko balorazioaren gainean orbegozo jauna zurea da hitza eskerrik asko presidente
egun on lehendakari egun on sailburuok eta legebiltzarkideok agerikoa denez

lan eskaintza publikoaren inguruan hamaika aldiz eztabaidatu dugu

baita batzordean ere eta horri lotuta arartekoak berak joan den astean bere ekimenez edo ofizioz egindako esku hartze bat edo txosten bat azterlan bat

aurkeztu zuen eta bertan hainbat hausnarketa egin ondoren gomendio batzuk jasotzen ditu

gomendio horiek ikusita ea zein den osasun sailak osasun sailburuak kasu honetan egiten duen

horien inguruan eta nola uztartu daitezkeen gomendio horiek

adierazi duen moduan osasun sailaren borondatearekin osakidetzako lan eskaintza publiko hau berme guztiekin

eskerrik asko orbegozo jauna erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

sailburuak orbegozo jauna egun on guztioi zure galderari

egin dizkigun aportazioak eskertzen ditugula esango dizut arartekoak aurkeztu duen txostena atentzio osoz irakurri dugu

juridiko sakon baten zain bagaude ere osakidetzaren hurrengo eperako proposatzen dituen neurriak onartzen ditugu are gehiago neurri batzuk zabaltzeko eta hobetzeko prest gaude

hurrengo epeak direla eta gure borondatea hobetzea da guztiokin elkarlanean eta orain arte izan dugun transparentzia mantenduz gure helburua da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

jaurlaritzaren egoerari buruz iriarte anderea zurea da hitza

asteartean kazetari batek galdetu zidan urkullu jauna ea gobernuak aurrekontuak osatzeko legea atzera bota izana garaipen bat ote zen euskal herria bildurentzat

formak aldatzea urratsak ematen hastea dela politika egiten hastea baina edukiak aldatu ezean egon zitekeela ospatzeko aurrekonturik gabe gutxiengoan gehiengoak osatzeko gaitasunik gabe nik galdetu nahi nizukeena da zuk nola ikusten duzun egoera
eskerrik asko eskerrik asko iriarte anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on eta iriarte andrea

ez da nobedadea sei urte baino gehiago daramat gutxiengoan gobernatzen arazoak ditugu zalantzarik gabe eta arazo bat izan daiteke ikuspuntu batetik begiratuta aurrekontuak atzera bota behar izana iazko abenduan

euskal gizartearen egoera hobea da eta eusko jaurlaritza bere habian da eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

gutxiengoan gobernatzea horrela erabaki zenuelako urkullu jauna politika likidoaren apustua egin zenuen herri honek sendoak behar zituenean segur aski erosoago zelako errazagoa zelako baina erabaki zenuen ppren laguntzaz partidu sozialistarekin gobernatzea eta espainiako gobernuak orain zuen sozioak menpeko tratua ematen jarraitzen du beste behin ere beraz akordio horrek ez zuen askorako balio izan

legealdi honetan daramatzagun bi urte eta erdietan egoera

eta horren aurrean kataluniako auziaren aurrean berriz ere perfilez ikusi zaitugu

ez dut hitz egingo osakidetzaz ez dut hitz egingo ertzain buruen dimisioaz

lege proiektua erretiratu duzue ez zaretelako gai izan

ez zaretelako gai izan murrizketak alde batera uzteko eta

eta inork zalantzarik baldin bazuen gainera beste lege bat presentatu duzuenean berriz ere

beste inorekin ere gainera jarraitu duzue lektura bakarrarekin

euskal herria bildu seguirá haciendo propuestas aukera berriak ditugu aukera berrien garaia da baina gainera esango nizuke ardura berrien garaia ere badela eta

negoziatzen baldin bada espainiaren inboluzioaren aurrean

badago zeregina erabaki eskerrik asko iriarte anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

azalpenak izan direla zure etxe barruan zure burua argitzeko nolabait azken batean denok dakigu nola izan zen duela bi urte

hautatzeko negoziazioa zeinek inposatu egin zintuzten edo zizueten

edo zeinek inposatu egin zizueten ez negoziatzea aurrekonturik euzko alderdi jeltzalearekin eta ondo baino hobeto dakizu iriarte andrea zuk bai ekonomia eta ogasuna sailburuak eta nik hirurok hemen berton abenduan izan genuen bileran

egoeraren balorazioa eskatu didazu iriarte andrea argi daukat gizartearen eta familiaren ekonomiaren eta enpleguaren egoera duela sei urte baino hobea dela laguntza gehiago ditugu gizarte babeserako gehiago duela sei urte aurrekontuaren bi heren ematen genuen gizarte politikarako egun aurrekontuaren ia hiru laurden ematen dugu

programa bat dugu eta diru gehiago inbertitzen dugu duela sei urte ekonomiaren egoera oso zaila zen ez dakit gogoan duzun baina atzeraldian geunden momentu hartan

sendoa da duela sei urte langabeziak igo eta igo egiten zuen momentu hartan

orain gaur bederatziehun eta berrogeita hamairu mila dira kotizatzen dituztenak geroz eta enplegu

arazoak ditugu zalantzarik gabe baina orokorrean lehen esan bezala euskal gizartearen egoera hobea da zuri entzunda iriarte andrea ondorio

ez da zure lehentasuna zure lehentasuna gobernuaren egoera da gobernuaren ahulezia azpimarratzea da zure helburu eta nahi bakarra zuri entzunda argi gelditu zait geroz eta zailagoa izango dugula legebiltzar honetan proposamenak aurrera ateratzea hori bai argi hitz egin dezagun eh bilduk elkarrekin podemosekin eta alderdi popularrarekin bat egitea da aukera bakarra hori horrela izateko iriarte andrea

aurrekontuak luzatzeak dakartzan ondorioei buruz martínez jauna

lehendakari jauna zure gobernuak bi hilabeteetan bi porrot

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

aurrekontuen inguruan orain erakusten duzuen interesa dena den jaurlaritzak aurrera begiratu eta aurrera egingo du neurri berrien bidez aurrekontuak eskaintzen dizkigun aukera guztiak baliatuz eskerrik asko

lehendakari jauna beti izan dugu interesa aurrekontuen inguruan lehen entzun dizugu akordioei buruz hitz egiten

aurrekontuaren proiektua aurkeztu genuenean eta negoziaziorako aukera eman genizuenean ezezko borobil batekin erantzutea

martínez jauna gauza bat da aurrekontu proiektua zure helburu guztiei ez erantzutea eta egia esan

baina ulertezina egiten zait elkarrizketari eta negoziaziori uko egitea zuek egin zenuten bezala zuek

ulertezinagoa ikusi dugunean jarrera hori hemen bakarrik defendatu egin duzuela espainia mailan edo nafarroan aurrekontu proiektuak aztertu eta negoziatu egin dituzue martínez jauna baita onartu ere

oraindik onartu gabe daudenak ere berriro esango dizut ondo baino hobeto dakizun zerbait gure aurrekontu egitasmoa sozialagoa zen

euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina espetxeen antolamendu araubide eta funtzionamendua eskualdatzeari buruz

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok

euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskadiko enpleguari buruz alonso jauna zurea da hitza

eskerrik asko alonso jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna alonso jauna zurea da hitza

egoerari buelta eman diogu egun hazkundea sendoa da eta enplegu aukerak sortzen dira ez gaude konforme eta enpleguaren kalitatea hobetzen jarraitu behar dugu

hori da gure lehentasuna eta xedea eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua
interpelazioa iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

jaurlaritzak hartu beharreko neurri berriei buruz casanova jauna zurea da hitza

erronka bat formulatu zuen berak esan zuen hamarkada hori amaitu baino lehenago estatu batuek pertsona bat bidaliko zutela eta gero esan zuen aukeratu dugu hau egitea ez

uste dut lehentasunak bestelakoak direla beste batzuk direla baina bai

jarrera helburu zailak markatzeko helburu estrategikoak indar sozialak ekonomikoak politikoak eta intelektualak aktibatzen diren erronkak markatu behar direlako eta guk ikusten ditugunean zure gobernuak legealdirako markatutako helburuak

justu kontrakoa dela justu kontrakoa helburu horiek ez dituzue aukeratu zailak zirelako helburu horiek legealdiko helburuak markatu dituzuela

eta dagoeneko batzuk beteta zeudelako hitz egingo dugu orain ere enpleguaz zuek ehuneko hamaretik behera langabezia tasa jaistea markatzen zenutenean ez zenuten erronka bat markatzen hori zen

aditu guztiek esaten zuten joera hori zela hori ez zen herri erronka bat hori zen

zuen enplegu politikoari dedikatzen diozun gobernuaren egitura ikusten dudanean burura datorkit ratzinger aita santua izandakoa kontatzen zuen anekdota bat

dirudienez unibertsitate horretan bi teologia fakultate zeudela

unibertsitate horretako beste irakasle batek behin esan ziola hau unibertsitate bitxia gurea bi fakultate dauzkagu existitzen ez den zerbait

baina zure gobernuaren egitura ikusten dudanean esaten dut ze gobernu bitxia bi departamentu

enplegu politika bat kudeatzeko zuek banaketa arraroa eta arrazoi politikoei erantzuten diena egin zenuten lana eta justizia alde batetik eta

baina emaitzak nahiz eta egitura biderkatu eskasak dira guztiz enplegua sortzen ari da enplegu gutxi eta kalitate bajukoa enplegua sortzen ari da hemen ekonomia aurreratu guztietan sortzen ari den bezala eboluzio ekonomikoaren inertziaz eta ez inolaz ere

esker lana eta justiziaren sailaren helburuak dira alde batetik lan osasuna eta arlo horretan ezagutu dugun moduan

lan istripuak gero eta gehiago daude iaz ehuneko hamabost igo ziren hogeita hamazazpi langile lan istripuetan beste helburuetako bat zen elkarrizketa soziala eta lan harremanak artatzea eta hobetzea eta emaitzak arlo horretan ere ezin kaskarragoak dagoeneko sindikatu nagusiekin txarrak ziren harremanak hausturara eraman duzue elkarrizketa sozialaren hori sortu ordez enplegu eta politika sozialaren arlotik bi erronka nagusi zeuden alde batetik lanbideren birformulaketa lanbide mundu guztia ados zegoen ez zuen funtzionatzen ez zuen bere papera betetzen eta

más débiles de esta sociedad eta egia da langabezia ehuneko hamaretik behera dago baina kontatzen ez duzuena da lehen aipatu den moduan

siglo ekonomiko honetan eta kontatzen ez duzuena da gazte langabeziari dagokionez aitzindariak lehenengoak garela bai bai horretan bai europan eta iraupen luzeko

horretan ere liderrak gara eta ez duzue kontatzen langileok erosmen ahalmena galtzen ari direlako soldata bera edo izoztuta daudela

ez da gobernu honen ekimenez baizik eta langileen borrokari esker ez diguzue kontatzen

behin behineko lana daukala eta laurden batek dagoeneko aldi bateko lana bilatzen ez den aldi bateko lana eta gero begiratzen baditugu estatistikak eta inkestak ikusten dugu belaunaldi gazteak normala denez etzipenak jota daudela

nola dauzkagun lan merkatu honekin nola eduki nahi ditugu kontu demografikoak

zuen partetik eta zure gobernuaren partetik ikusten duguna da arazoak sendatze ordez edo sendatu ordez gizartea sedatu nahi duzuela

eskerrik asko casanova jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea casanova jauna

black fridayrena ez dut ulertu bai ulertu egin dut beltzez etorri izana

dena beltzez irudikatu egin duzulako baina

ulertu ez dakit zer esan nahi zenuen dena den

lege ekoizpena

jauna eta uste dut behin betiko hau argi geratu behar dela legebiltzar honetan jaurlaritzaren lehendakariaren aldetik jaurlaritzak

legebiltzarrera bideratu egiten ditu zenbat onartu egiten diren legebiltzarrean hori legebiltzarkideok zuen buruari galdetu beharko ote diozuen

erronkak neurriak kudeaketa aurrekontuak ekonomia erabakiak ongietorri casanova jauna gure herriaren erronkei buruz kezka eta interesa erakusten duzu enplegua industria ingurumena hezkuntza edo babes sistemaren inguruan hartu ditugun edo hartu behar ditugun erabakiei buruzko interesa erakusten duzu

baina ongietorria eman nahi dizut hain zuzen ere erronka horiei aurre egitea gure gobernuaren helburua da lehen egunetik eta ez inertziaz

finkatuta politika publikoak kudeatzea eta erabakirik eraginkorrenak hartzea da gure eguneroko zeregina herrialde honek politika publikoak

giza garapenaren eta hazkunde iraunkorraren ereduan oinarrituta eta orain arte ez zaitugu alboan izan ongietorri dena den casanova jauna

eta aurrekontuekin hasiko naiz ez atzera begiratzeko lehen egin dut atzera begirada baizik eta aurrera egiteko aukera paregabea duzue aukera administrazio publikoko langileek erosteko ahalmena berreskura dezaten laguntzeko aukera beharrik handiena dutenen babesa hobetzeko

aukera itunpeko sareko hezkuntza langileen lan baldintzak hobetzeko aukera unibertsitate publikoa hobetzen laguntzeko zuen esku dago zerbait positiboa eta zehatza egiten ehun eta berrogeita hamar mila familia baino gehiagoarentzat helburu hauek betetzeko

orain sinesgarritasun test baten aurrean zaudete espero dut eta hala nahi nuke

gure gobernuari buruz inertzia gestio hutsa profil baxua edo ekimen exkaxa

jakin ezazu casanova jauna gobernua hau lehenengo egunetik gobernatzen dagoela lehen hiru hilabetetan gobernu programa bat aurkeztu egin genuen publikoki aurkeztu

irekia atarian argitaratu genuen herritarren eskura jartzeko programa hori gure konpromiso publikoa da eta ez diogu beldurrik herritarrei kontu emateari hasieratik kontratu sozial bat onartu eta idatzi genuen argi eta garbi argi eta garbi guztira ehun eta berrogeita hamar konpromiso eta seiehun eta berrogeita hamar ekimen izen eta abizenekin

estrategia bat definitu dugu behar diren planak onartu egin ditugu

gauzatzen ari gara gobernatze da hori hori ez da inertzia ez da kudeaketa hutsa

hori kudeaketa arduratsua da hori euskadiren erakundetze progresiboa da

pentsatzen nuen bai casanova jauna nire hitzak ez zenituela aski izango irakur ezazu financial times aldizkaria

lurralde erakargarrienetariko bat dela inbertsioak egiteko badakizu zergatik

aitortzen duelako herri honek nazioarteko posizionamendu bat izan nahi duela munduan aitortzen duelako

ekintzailetzarekin berrikuntzarekin eta industriarekin aitortzen duelako euskal gizarteak elkarlanerako izaera sendoa duela eta izaera hori baliatzen dugula elkarrekin lan egiteko eta hazkundea sustatzeko

hori da errealitatea aurrera egiten ari gara baina ez gaude konforme ez gaude konforme badakigu

utzi dela gai zerrendako zazpigarren puntua galdera larraitz ugarte zubizarreta eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina jaizkibel konpainiari jarritako isunari

lehendakari jauna giza garapen iraunkorrari buruz financial times ek ez dakit zer esaten duen

ertarora joan ginen beste behin ere eta hori gertatu zen

zer gertatzen da hilabete batzuk beranduago isun batzuk ezartzen direla hamalau bat isun oro har eta horietako bi jaizkibel konpainiako bi kideri hain zuen ere egungo kapitainari eta lehengo kapitainari

bi isun ezartzen zaizkiela eta galdera oso sinplea da eta erantzun sinple bat nahi nuke arrazoizkoa iruditzen zaio lehendakariari isun hauek ezartzea eskerrik asko

erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebitzar buru andrea ugarte andrea nik ez dakit

mila bederatziehun eta laurogeita hamaseiaz geroztik hondarribiako alardearen zatiketaren tentsioaren eta gizarte liskarraren zantzu nabariak izatean dira testuinguru horretan ertzaintzaren betebeharra oso oso delikatua legea betetzen dela zaindu behar du ebazpen judizialak aplikatuz ertzaintzak tentsioa handiagotzea ere saihestu egin behar du eskerrik asko

zioak dioena da que había gente que iba detrás de la compañía jaizkibel

santzioaren funtsa edo zer gertatu zen kale nagusian jaizkibel konpainiak atzetik jende bat eraman zuela izan ere ezin zuen beste inondik atera kale nagusitik ateratzeko debekua zeukaten eta ezin zuten beste toki batzuetatik atera ze koloredun zapiak zeramatzaten pertsonek ezin zuten

denda kalera pasa beraz egoera izan zen nolabait ere bazegoela itxiera bat eta itxiera horretatik ateratzeko jendeak

zigor hauek ezarri direla nolabait ere ekiparazio bat egiteko biktimario eta biktimen arteko ekiparazio bat egiteko

jende honen ondorioz egon zirela egon zen jauria guzti hori garrasika eta

kamarak botatzen eta jendeari inkluso bere lan periodistikoa egiten eragozten eta badut susmoa jaurlaritzak baduela lehen aipatu dizudan bezala nolabaiteko ekiparazioa egiteko beharra hau da

eta jokaera erabat oztopatzaile eta inkluso deliktiboa duen jende horrek neska gazte horiek eta beraien amak eta beraien lagunak eta urtero urtero espektakulu botxornoso hori ematera joaten diren jende horri

besteak jarri ziren eta biktimarioak eta biktimak toki berean jartzea oso oso arriskutsua da

biktimarioen jarrerak probokatzen dituztela esatea oso arriskutsua da ze logika juridiko berdinarekin

bortxatuak izateko probokatzen ari direla eta logika juridiko berdinarekin ari da aplikatzen eusko jaurlaritza isun hauek jaizkibel konpainiakoei

jaurlaritzak ez daukala behar duen ausardia politikoa eta ez daukala behar duen kapazitatea

urtero urtero errepikatzen den arazo honi irtenbide bat bilatzeko inolako borondaterik eta oso tristea iruditzen zait jaurlaritzak

ematea aurten eman duen bezala mozal legearen aplikazioarekin aurrerapauso bat ematea eta zer eta

eta iruditzen zait lotsagarria dela iruditzen zait zuen partetik beste jarrera bat beharko genukeela eta nire buruari egiten diodan galdera da begira oñatin urtero urtero irailean

eta hainbat eta hainbat gurasok badute ohitura danborrada horren atzetik joateko inolako mozorrorik gabe horiei ere isunak jarri beharko dizkiegu haurren danborrada ere zigortu beharko dugu juridiko horretan sartuko gara herri guztietan txaranga baten edo danborrada baten atzetik doazen pertsonek eragin ditzaketen edozein

gai honi behin betirako soluzioa bilatzeko eskerrik asko ugarte andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea ugarte andrea

urtero hondarribiko alardea dela eta ertzaintzak

ematen du eguna istilurik gabe igarotzeko iaz hamabost zigor ezarri zituzten ebazpen horiek ez betetzeagatik hamabost

bi hamabostetik bi jaizkibel konpainiako bi arduradunei zuzendu zitzaizkien eta berrehun euroko

bi pertsona horiek errekurtso aurkeztu dute legebideak erabiliz

nahi dituzun azalpenak eman ahal izatea nahi izatea dena nahastuz baina kontua da bi pertsona horiek bere helegitea legebideak erabiliz

alardeari buruz duen jarrerarekin izan ere zuk jakin badakizu eusko jaurlaritzaren jarrera alarde misto eta parekide baten aldekoa dela

alardeen garapen normalizaturako akordio bideak bilatzen laguntzea pertsona guztien eskubideak errespetatuz pertsona guztien eskubideak errespetatuz

ez dago ugarte andrea eztabaidagai alarde parekide baten edo alarde mistoaren defentsa eztabaida dago zigor bat ekintza

gauza bat eta bestea nahastea demagogia egitea da era berean

pascual euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina aht euskadira heltzeko epeak betetzeari buruz

eta euskal erakunde guztien jarrera beti izan da eraikitzailea eta positiboa azpiegitura hau garrantzitsua da gure etorkizunerako eta gure baliabide guztiak eskainiko ditugu

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa unai urruzuno urresti eh bildu taldeko legebiltzarkideak gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina

eskualdatzeke dauden eskumenen egutegia dela eta egia esan

ganbara honek sánchez presidenteari eskatu

heldu da egutegi hori eskatu baino zertxobait beranduago eta ostean entzun izan ditugu egutegi horrekiko balorazioak ere batik bat jaurlaritzaren aldetik jaurlaritzak positiboki baloratzen du egutegia ekarri

guk uste dugu beste irakurketa bat egiteko parada ere ematen duela ikusita batez ere nola heldu den egutegi hori uste dugu parada ematen duela aukera hitz egiteko arbitrarietateaz hitz egiteko gutxiesteaz hitz egiteko

mespretxuaz ere alegia espainiako gobernuak parlamentu egiten dion mespretxuaz hitz egiteko aldebakartasunaz eta hitz egiteko bermeetaz bermeetaz ere ekainean

euzko alderdi jeltzaleak sinatutako erdibideko baten ondoren guk geuk ere alde bozkatu genuen erdibideko baten bitartez

adostu zen egutegi hori eskatzea eta

hirugarrena irakurriko dut soilik eta hirugarrenak

beharbada interpretazio kontua da eta beharbada testuaren literaltasunaren kontua litzateke

mozio bat igual interpelazio honen ostean sartu beharko genuke eskatuz jada beste berba batzuekin gizarte segurantzaren eskumena

sartu dezala eskatuz eskatu genezake igual relatore bat ulertzen ez garen momentu honetan gauzak errazteko relatore bat halako testuak eta interpretatzeko dena den hala ere guretzat badago beste kontu bat harago inportanteagoa dena eta esaten dugu nor da espainiako gobernua halako

alde bakartasunez erabakitzeko gizarte segurantza kanpo geratzen dela eta aldi berean

alde bakarreko erabaki hori besterik gabe onartzeko besterik gabe onartzeko berriro diogu berriro diogu ley orgánica sometida a referéndum ley orgánica sometida a referéndum inork ezin du hori bere kabuz bere kalkulu politikoen baitan bere borondate politikoaren baitan hori aldatu horregatik esaten dugu hori

eta esaten dugu mespretxuz jokatzen dutela ganbara honekiko ere

diez años después diez años después badakizu zer den erkoreka jauna hamar year challenge da sare sozialetan zabaltzen den

eta berez da hamar urte geroago leku berdinean argazki berbera ateratzea hori jartzen du

urteko zuen argazki bat egia esan zu zeu nahiko berdin zaude urkullu orain

transferentziak berdin horiek bai ez direla aldatu horiek bai ez direla mugitu horiek oraindik beraien esku jarraitzen dute

bat bete ez baldin bada

ze garantia dauka oraingo honek beraz hori da galdetzen duguna ere zeintzuk dira bermeak hori bete ez baldin bada zergatik bete behar da hau sánchez presidenteak oztopo bat dauka bat

behin aurrekontuak pasatu eta gero berri txarrak taldeak kantatzen duen bezala ahanzturaren zingira horretan itoko da akordio hau ere

ahanzturaren zingiran akordio hau ere ito egingo delakoan gaude gu eusko jaurlaritzak hasieran

de efectuarse irakurriko dizut euzko alderdi jeltzaleak eta euskal herria bilduk autogobernu ponentzian sinatu genuen

estrategia zein da zein da estrategia psoerentzako botoa eskatzea izango da hurrengoa urkullu jaunari honen inguruan interpelatu genionean honen aurretik

aldiz urkullu lehendakariak erantzuten zidan ditugun aukerak soilik zirela hitzak eta ekintzak

hitz politikoa eta ekintza politikoa eta guk egia esan hitzak asko ikusi ditugu hitzak asko entzun ditugu baina ekintzak urri eta interpelazio hau

horretarako da ekintzak azaldu

eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna erkoreka jauna zurea da hitza

legebiltzar honek legealdi honetan egiteke dauden transferentziak direla eta hartutako erabakiak aipatuz hasi duzu zure interbentzioa jaurlaritzak imajinatuko duzunez legebiltzarrak legealdi honetan

euskal autonomia erkidegoari egin beharreko eskualdaketak direla eta hartu dituen erabakiak ondo ezagutzen ditu denak ondo erregistratuta ditu legealdi honetan hartutakoak eta aurreko hamar legealdietan hartutakoak baita ere asko eta asko esatea zilegi bazait ezker abertzaleen babesik gabe hartutakoak

politika ekonomikoaren eta industrialaren aldeko jardun honetara nik ere horretan eta zintzotasun osoz ongi etorria ematen dizuet dinamika honetara legegintzaldi honi dagokionez bestetan ez naiz orain sartuko nire zazpi dira nagusiki hartutako erabakiak bost materia jakin eta konkretuen

beste bi ordea egutegiari buruzkoak

bost izanik bi bi mila hamazazpian hartu ziren bata aireportuei buruzkoa bestea

gizarte segurantzari buruzkoak hortik aparte egutegiari buruzko eztabaida ere izan da hemen eta egutegiaren inguru eztabaida horrek eman ditu

apirilaren hamabian hartutakoa bestea zuk orain aipatu duzun ekainaren hogeita zortzikoa bietan egia da gobernu zentralari

aurkezteko baina bigarrenak suposatzen da lehenbizikoa babestu edo

lehenbizikoa alderdi popularraren gobernuari rajoyren gobernuari zuzendutakoa zelako baina bien bitartean gobernu aldaketa bat gertatu zen madrilen eta bigarrena bereziki sánchezen gobernuari zuzendutakoa delako bietan sei hilabeteko beharra aurreikusten zen eta zuk zeuk hemen

esan zenuen epea abenduaren hogeita zortzian agortzen zela

egia da sei hilabeteko kalkulua abuztuari buruz

duena kontuan hartu gabe egin zenuela baina ez naiz ni orain gobernu zentralaren planteamenduak defendatzen jarriko

badituelako berak bere planteamenduak nork defendatu

zuk orain galdera nagusi bat egiten duzu nor da gobernu zentrala eta nor da eusko jaurlaritza besterik gabe gizarte segurantzari buruzko aipamenik ez daukan egutegi bat besterik gabe onartzeko nik hemen ñabardura batzuk egin behar ditut besterik gabe esaten duzunean ez dakit zer esan nahi duzun

egutegi horri buruzko aipamena egin nuenean argi eta garbi esan nuen lehenik eta behin

ez dituela gure planteamenduak osoan asetzen guk jaurlaritzak lehenik eta gero legebiltzarrak berak jarritako lehentasunak ez dituela aintzakotzat hartzen

ez dakit zertaz ari zaren hain zuzen ere baina hori horrela izanik ere gure borondatea dela gure planteamendua dela autogobernuan

urratsak ematearena aurrerapausoak ematearena eta baina salaketarako behar den denbora besterik ez dugula erabiliko eta salaketa ez dugula negoziaketarako oztopo bezala erabiliko

dugun lekuan nahiz eta ehuneko ehunean egindako proposamenak gure planteamenduak asebete ez ez diogula muzinik egingo

iraganean hain argirik izan ez dugulako formalki planteatuta behintzat

gero prentsaren irakurketa bat egiten duzu ikusten dut titularrak

prentsako kontuak dira eta prentsak ere planteamenduak eta bere

ez naiz ni horretan sartuko ez dakit prentsaren irakurketa bat hona ekartzea funtsezkoa den gobernuari hau ala bestea aurpegiratzeko baina nolanahi ere

argi eta garbi nik publikoki esandakoak honen inguruan madrilgo gobernuak

egutegi proposamenaren inguruan ez dira inoiz aldatu lehenik eta behin esan nuen lehen esan dizudana honek ez duela gure planteamendua asebetetzen guk lehentasunak baditugulako gure gobernu programan eta baita ere

eta ez duela asebetetzen bigarrenez esan nuen baita ere galdetzen didatenean gobernuak

eskualdaketak euskal autonomia erkidegoaren oinarrizko araudia den gernikako estatutua betetze aldera argi daukala hori koiunturen arabera ezin daitekeela egon eta beraz gobernu zentralaren konpromiso tinkoa beharko genukeela

nahi moduan eta planteamendu moduan gero galdetu didatenean baina hori uste duzu posible litzatekeela gobernuak aldaketa bat badu eta

beste bat baletor eskumako alderdiak aurrean daudela eta abar orduan planteamendu

ez dago ikustea besterik alderdi popularrak berak ez naiz

aste honetan bertan senatuan egin duen interpelazioaren berri izango duzu

irmoan transferentziak egitearen kontra beraz alderdi popularra oraindik hain modu nabarmenean ez da agertu baina orain bera ere

komunikabideetan batzuetan nik esandakoaren zati bat azpimarratu eta beste

azpimarratu eta zuk batzuk eta besteak erabili hemen kontraesanean

beti honen inguruan balorazio bat egin behar izan dudanean zuk zer nolako irizpideekin jokatu nahi dugun galdetzen duzu

interpelazio bat egin zenion hemen bertan gai honen inguruan eta planteamendu berdin antzekoa egiten zenion

eta claro lau hilabetetan gobernuaren eusko jaurlaritzaren planteamendua ez da aldatu eta ez naiz ni orain joango lehendakariak orduan esandakoa aldatzen baina egia da bai orduan esandakotik badirela puntu batzuk nolabait edo beste planteamendu hura baieztatzeko bide ematen digutenak bat

gaurko egunaren bitartean bien bitartean bi gauza gertatu dela bat

eta bitariko batzorde horrek eskualdaketa batzuk gauzatu dituela beraz

ameskeria hutsetan egiazko eta posible diren urratsetan eta planteamenduetan gabiltza horrek erakusten ematen du posiblea dela transferentzietan aurre egitea eta beraz autogobernuan urratsak

eta bigarrena beste inoiz gertatu izan ez dena eusko jaurlaritzak jaso duela gobernuko

konpromiso bat egutegi batekin zehaztu zer nolako materia zer nolako epeen barruan transferitzeko prest dagoen agertuz

nik badakit horrelako planteamenduak ez daukatela segurtasun osoa goitik eta behera osoan

baina horrelakorik ez da inoiz gertatu eta ez dut uste negoziaketari ekin baino lehenago planteamendu ezkorrekin edo negatibismo izurriarekin dena kutsatuko behar dugunik ikusiko dugu zein planteamendu egiten diguten

lehendakariak orduan esandakoa baieztatu behar dut orduan zer nolako irizpidearekin jokatuko du lurrean jarriaz eta negoziaketa orotan gertatzen den moduan elkarri

aitormena eginez errealismoz eta malgutasunez negoziaketetan jokatu behar den moduan

nik esperientzia badaukat eta badakit hemen itsua izatea eta besterik gabe pentsatzea iragarritakoa osoan beteko dela fallo bat izan daitekeela ala ametsa izan daitekeela baina ez gaitezen hasiera hasieratik negoziaketari ekin baino lehenago

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

behar bada hasiko naiz eskerrak ematen ongietorriarengatik baina jada laugarrena edo bosgarrena aldia da ongietorria ematen diguzuena eta nahiko

hori dela galderari ez atxikitzeko

grazia ere galdu duen txistea edo

nabarmenduko nituzke zuk egindako hitzartze

honetatik kontua da zuk orain hemen bota duzun hitzartzea hala balitz

baina kontua da zuk orain hemen egin duzun hitzartzeaz ez datorrela bat errealitatearekin

juxtu hori da arazoa ez dagoela elkarrekiko aitormen bat dagoela

espainiako gobernu zentralaren eta gure artean eta hori da

bi hitz horiekin laburbildu daiteke eta hori da arazoa

hasieratik berrogei urte uste dut

pasatu dela ja jendeak txisteak egiten ditu honen inguruan sare sozialetan eta

madurori emandako zortzi egunetaz nik beste egunean twitterren ikusi nuen txiste bat

es que a ver orduan zure hitzartzea ez dator bat errealitatearekin eta esaten da eta alderdi popularra alderdi popularra bale alderdi popularra baina nik uste dut egin interpelazio honetan beste behin ere esan nuela

psoe ez da berria psoe ezagutzen dugu eta kalkuluek

alderdi sozialista espainiako gobernuan egon dela partidu popularra baino urte gehiagotan

eta orain kasualitatez hemengo gobernukide ere bada orduan alderdi sozialista

utziko nuke eta beste kontu bat esaten duzu aurpegiratu ba ez dakit

sentsazio eragin dizun baina inondik inora nik ez dut aurpegiratu nahi edo eta gobernuari besterik gabe etxerako lanak

zer egingo duzuen eta egiten ez baldin baduzue ez dakit zer ez ni esaten ari naizena da zu zeuk ondo

arazo hori horri ea nola ematen diogun irtenbidea arazo estrukturala da eta ez da guk

kontua ez da botila hau erdi hutsik edo erdi beteta ikusten dugun kontua da botilak ura galtzen duela eta kontua da norbaitek zulo egin duela zuloa egin diola botilari eta kontua da ea nola jartzen diogun tapoia horri eta horretarako euskal herria bildu prest dago eta guk guzti honetaz

menpeko sistema honek jarraitzen duen bitartean laurogei urte ez ehun eta hogei urte ere egongo garela horretan eta honekiko baldin badago inolako bermerik behingoz marko juridiko politiko hau aldatzea eta lortzea espainiarekin orain ez dugun beste harreman eredu bat berdinetik berdinerako harreman eredu bat eta hori guretzat hein batean jasoa da autogobernu ponentzian sinatu dugun

esaten da herrialde aurreratuetan herrialde aurreratu eta demokratikoetan konstituzioak edo konstituzioen parekoak belaunaldiz belaunaldi modifikatzen direla belaunaldi horiei egokitzeko espainia ez da zentzu horretan inondik inora aurreratua eta demokratikoa baina kontua da beraiekin batera gu ere

ez dela orduan aldatzen ez dugun bitartean bermerik ez eta bukatzeko esango dut

eta mozio horretan eskatuko dugu berriro ere egutegi horretan gizarte segurantzaren eskumena barnebildua izan dezala
eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna

ongietorria eman dizut igual askotan edo gehiegitan eman zaizula kexua agertu duzu hemen nik neuk pertsonalki egiteko lehenbiziko aukera izan dut oraingoan eta ematen dizut beste batzuek eman badizute lehenago ba ondo baina nire aukera ez dut aprobetxatu gabe utzi nahi izan ez dakit orain horrek barregurea edo ematen dizun baina

atzera begiratzen dugunean eta zure inguruko eta zu zeuk askok hainbat lege gauzatan edo hainbat denboratan esandako kontuak honen inguruan horrek bai barregurea ematen duela ezta beno esaten didazu nire planteamendua ez dagoela errealitatearekin bat

bi datu eman dizkizut errealitatetik ateratako bi datu argi eta garbi azken hiruhilabeteetan gertatu direnak

transferentzia batzuk egin izan dira beraz errealitatea da posiblea dela bitariko batzordea konbokatzea biltzea eta eskualdaketa batzuk gauzatzea ez da asmakeria hutsa eta bigarrenez egutegi bat jaso dugu orain arte inoiz jaso izan ez dena

hortxe daude nik horrekin jokatzen dut eta hori ez da nik asmatu hortxe dago mahai gainean edozeinek aztertzeko moduan zuk esaten duzu horrek ez du ezertarako balio

eusko jaurlaritzak eta euskal autonomia erkidegoak ezertarako ahalmenik ez daukalako madriletik etorri behar den

inguruan beno ni horretan ez naiz sartuko indarrean dagoen sistema bat da egia da baina egia da bai baita ere

hasi garenean eskualdaketak dira seguruenik

nabarmenenak hemen akordiorik ez dagoelako bien artean akordioa edo adostasuna ez badago eta bi parteak dokumentu berdina sinatzen ez baldin badute sarri askotan gobernu zentralak espainiako gobernuak proposamen bat egiten du guk onartzen ez duguna hori sinatzen ez baldin bada ez da madrileko gobernuak proposamenik egiten ez duelako guk geuk onartzen ez dugulako baino guk ontzat hartzeko modukotzat hartzen ez dugulako baino beraz aldebikotasuna hor sakon sakonean sartuta dago bi parteak egon behar dira eta bien adostasuna behar da lortu ahal izateko egia da esango duzu ez dela konbokatzen gobernu zentralak eskua zabaltzen ez badu baina hori normala da besteak beste bitariko batzordearen egitekoa delako gaur gaurkoz edo orain arte behintzat gobernu zentralaren eskuetan daude baliabideak

gure eskuetara iragatea beraz urratsa gobernu zentralak eman behar du eta hori konstituzio auzitegiak ere behin eta berriro esan dio bultzada estatutuen garapenari bultzada transferentzien prozesua bukatzeari gobernu zentralak

horretan arduradun nagusia arduradunik garrantzitsuena berari baitagokio horretan bultzada ematea zuk susmoa daukat beste askotan bezalaxe

edo gizarte segurantzaren negoziaketari ekiten diogu oraintxe momentu honetan bertan

eta guk uste duguna da nahiz eta guretzat ere lehentasuna izan gizarte segurantzaren transferentzia

hortik eramaten gaituelako guk ere hori horrela izan beharko lukeela pentsatu arren eskuartean daukaguna atrapagarria denez

negoziaketarako aukera tinkoa eta argia daukagunez beste materia batzuetan

salaketa egingo dugu bai baina salaketek ez gaitu eramango gainontzeko negoziaketa guztiak bazterrean uztera eta deszentralizazio prozesua eragoztera edo bertan oztopatuta uztera ez aurrerapausoak emateko aukera badaukagu aukera hori erabili egingo dugu eta urratsak eman egingo ditugu txikiak izan zein handiak esan lehen esan bezala eta uste dut gainera ez litzatekeela

guk orain bati ala besteari lehentasun absolutua emanez hori bideratu arte gainontzeko transferentzia guztiak bazterrean uztea eskatuko bagenu

lehentasuna daukatenak lehen postuan jartzera

erantzukizunak eskatzen duen moduan eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako hamaikagarren
puntua interpelazioa maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina

esparru akordioa ez betetzeari buruz lópez de ocariz andrea

tapia anderea zurea da hitza eskerrik asko presidente
legebiltzarkide guztiok ze sailbururik ez dago momentu honetan

puntua interpelazioa josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina

fumigatzearen egokitasunari buruz becerra jauna

tapia andrea egun on ez dugu orain arte gai honetaz hitz egiteko aukerarik izan baina arazo bat daukagu pinuekin

biok dakigu eta esan dut arazo bat dela baina nik esango nuke bi arazo direla bata da behin behinekoa

eta bestea epe luzekoa da eta behin betikoa da egurgintzaren gaurko egoera biak bi arazo horiek

kaltegarriak dira oso kaltegarriak eta kezkatuta gaude gure taldean bi arazo horiengatik gaixotasunak pinudiak kaltetzen ditu

nekazal munduaren aberastasuna arriskuan jartzen du eta noski enplegua ere bai tolosaldean urolan deban bidasoaldean durangaldean

baina orain arte gaur arte martxan jarri diren egur politikak nahiko kaltegarriak izan dira baita ere sektorearentzat azter dezagun nola dagoen egurgintzaren egoera

eskasa nekazal errentaren aberastasuna egurrak ekartzen duen aberastasuna ehuneko zortzia besterik ez

baxua altxatu behar dugu baina orain arte baxua izan da horrexegatik diot

bakarrik ez bi arazo ditugula eta arazo hauen aurrean arazo horiei aurre egiteko lehendabizi

gero planifikatu gero martxan jarri eta gero ebaluatu eta lau pauso horien artean garrantzitsuena da ondo aztertzea zein den

jaurlaritzak orain arte ez jaurlaritzak ez aldundiek ez dute ondo aztertu zeintzuk diren arazoak eta horrexegatik ez dute asmatu erantzunekin ez dute asmatu ez dute ondo aztertu eta ez dute ondo planifikatu

zeintzuk izango diren fumigazioen ondorioak batzuk ez dakizue zeintzuk diren eta presaka ibili zarete eta behin behineko erantzunak asmatu dituzue jabeak lasaitzeko baina nire ustez

ondorioak fumigazioak kaltegarriak dira ingurumenarentzat eta jendearen osasunarentzat ia seguru produktua erabiliko den produktua kaltegarria da oso

eta hau da informazio ofiziala zuek bidalitakoa dio izaki bizidun guztientzat kaltegarria dela the high risk to birds and mammals to aquatic to soil micro organisms oso kaltegarria hegaztientzat

eta lurzoruan bizi diren organismoentzat hau da informazio ofiziala zuek bidalitakoa eta

gure mendiak txarto daude pinuak gaixorik daude baina egurraren balioa eskasa ere bada orduan ez dago bakarrik gaixorik pinua

osoa baina mendietan balioa duten hainbat gauza ere badaude errekak

abereek baserriak auzoak animaliak hegaztiak hori ere

egon daiteke eta ez bakarrik pinuak eta arriskuan jarriko dugu hori dena

eraginkortasuna jakin gabe eta hori da nire hurrengo galdera zein da fumigazioen eraginkortasuna ministeritzak berak erantzun digu egin diogun galdera bati eta horretan jartzen du

nueva zelanda zelanda berriarenak horretan eta bakarrik xingola gorriarentzat

baina hemen euskadin gure baldintza klimatikoak eta ingurumenekoak horietan ez da ezer eta nik esango nuke ere bai galdetuko nizuke fumigazioak ez direla berriak hemen euskadin eta ez dira asmatu xingola gorriaren aurka jotzeko hemen badaukagu ere pinu beldarra

fumigazioak hemen pinu beldarraren aurka zein izan da tratamendu horren erantzuna zein izan da emaitza bi mila hamairuan ministeritzak aireko fumigazioak baimendu zuen hamar mila hektarea pinu tratatzeko hurrengo urtean

hektarea tratatzeko zein izan da horren eragina zein

zer lortu dugu pinu beldarraren aurka kendu dugu pinu beldarra ez zergatik kronikoa delako xingola gorria bezala

nire eskaera eta nire galdera da ea zergatik ez duzue kentzen

fumigazioak egiteko egin duzuen eskaera eta

ikuspegi zabal batekin aztertzen bai pinuen gaixotasuna baina bai mendien egoera eta bai orain arte garatutako politikak eta jarduerak

ikuspegi zabal horrekin beste alternatiba batzuk aurkituko dituzue eraginkorragoak eta epe luzekoak eta

zure erantzunaren zain mila esker eskerrik asko

lehenik eta behin becerra jauna aipatu beharra dago zure galderari interpelazioan jartzen zenuen galderari zuzenki erantzunez

ba balizko tratamendu bati buruz ari garela ze

erabilera beti izango litzateke salbuespen egoera batean eta salbuespeneko tratamendu bezala aitortua hau da gaur egun aurreko urteko klimatologia dela eta eta lehen aritu gara baita ere erremolatxaren inguruan

oso ezaguna zena eta benetan gure baso desberdinetan dagoen gaixotasun bat izan da baina aurreko urteko egoera berezia zela eta gaixotasunak salbuespen egoera batera eraman du gure

beraz tratamendua ere zentzu horretan hartu beharko litzateke zeren ministeritzak zuk zeuk esan duzun bezala onartu beharko luke hori esan eta gero nolabait aipatu beharra dago esan duzula baita ere nolabait pdf famatuaren gaia

gero ikusi zer gertatu den aztertu eta azkenean erabaki guzti horrekin behin egindakoan eta analisiarekin

aspalditik ari da jaurlaritza eta neiker institutu zentro teknologikoarekin lantzen zergatik

eta beste alde batetik baita ere gaixotasun horiei nola aurre egin aztertzen da eta baita ere eta

suteei nola aurre egin eta guzti hori basogintzan aztertzen den

zentzu horretan gainera bereziki interesa dugulako badago proiektu bat nazioarteko proiektu bat bereziki leku guztietan gainera onartzen dela oso proiektu interesgarria dena

proiektuaren nondik norakoa europarra da eta life healthy forest du izena early detection and advanced management systems to reduce forest decline caused by invasive and pathogenic

aurre egin ez bakarrik baizik eta europa maila guztian

aurreratuenak diren ikerketa zentroak jartzen dira eta enpresak jartzen dira gai honetan lantzen

zuk aipatu duzu iazko egoera meteorologikoa eta zein izan den xingola gorriaren eragina

egoera meteorologikoa eta ados nago zurekin zeren aldaketa eta bariabilitate klimatikoak

hurbilean eta are gehiago urrunean gero eta handiagoak izango dira eta naturan egiten dugun guztian klima aldaketak

izango du eta seguruenez landareak ahulduko ditu eta seguruenez ahultzen ari da orduan hori kontuan hartu behar dugu kontuan hartu behar dugu baita ere

ari diren ikerketak eta guztiak dira interesgarriak guztiak dira beharrezkoak eta zoriontzen

hainbat gauza baina epe ertaineko ikerketak dira horiek gehienak eta seguruenez eraginkorrenak ere bai baina zuek

neurri bakarra izan da epe laburreko neurria eta izan dira fumigazioak

kezkagarriena hainbat eta hainbat ikerketa eta presaka jabeak lasaitzeko asmatu duzue irtenbide bat hori ez da irtenbide behar dugun irtenbidea

neurriak ikerketak egiteko baina ez duzue hegazkinez erabili claro es que

erabiltzen da nekazaritza ekologikoan ere bai baina ez hegazkinez eta hori da

produktua zabaltzen duzue eta batek daki

eraginak izango dituen eta hau ez da zeelanda berria hau ez da txile hemen baserriak auzoak ur iturriak edonon daude eta bueno kezkagarria da

ikertzen ari bada zergatik jada aurkeztu duzue eskaera fumigazioa egiteko ikertzen ari badira eraginak kalteak inpaktuak

eskatu duzue ministeritzaren aurrean baimena

eta ikertzen ari zarete baina ez duzu aintzat hartu igual

garrantzitsuena eta da monokultiboaren eragina gaixotasuna

eta monokultiboa da gure baso politikaren

eta hori ere kontuan hartu behar da horrexegatik eskatu dizut ikuspegi zabala eta ikuspegi zabala planifikatzeko ere

aurkeztu zenuten plan bat konifera basoak berreskuratzeko euskal estrategia eta

agertu zenuten pasaden iazko urrian eta inork ez dakit horretaz ezer nola onartu da non onartu da ze prozedura erabili diren ze txostenak egin diren estrategia

eta osasun sailak eta ingurumen sailak ere sail horiek ez zekiten ezer plan horretaz eta irakurriko dizut

erantzun zigutena ikusteko zer nolako plangintza makala egin duzuen horretaz

orduan nola egiten ari zarete eta zer egiten ari zarete hain

martxan jarrita agertzeko bakarrik fumigazioekin prentsaurrean eskerrik asko becerra jauna tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea egia da

txostena beranduago bidali zela ingurumen sailera baina

eta jaso dugun erantzuna gainera uratik esan behar dizut

zer esaten duen eta esaten du entre la documentación

beraz nik uste dut hain zuzen ere ingurumen sailari bidali zaion dokumentazioa osoa dela eta

beraiek esaten dute ez nik jaso dugun txostenean egia da momentu honetan berriro diot salbuespen egoera batean gaudela eta eskatu den tratamendua egin diren txostenen arabera ba salbuespeneko tratamendu bat dela zergatik zeren egoerak zerbait gehiago behar du momentu honetan egiten diren edo

mozketaren bidez edo garbitasunaren bitartez egiten diren tratamenduak ez direlako nahiko eta

egin behar delako eta zentzu horretan hori da hori da arrazoia eskatu dugulako ondo sentsuz eginda ondo prestatutako txostenekin eta ministeritza berak horrela onartzen du

baita ere onartzen du ondo prestatutako txostena direla eta beraiek oso ondo zehazten digute non

murrizketekin ikusiko luketen egin daitekeela eta beste gauza da ministeritzak baimena edo ez baina informazio guztia eta plangintza guztia ondo eginda dago eta ondo prestatuta dago beste gauza bat da gainera esan dugu hirurogeita hamar konposatu desberdinak aztertzen nahi gera eta momentu honetan zergatik erabaki dugu oxido kuprosoa izatea

hemen euskadin hori dela trataerarik tratamendurik eta eraginkorrena epe motzera eta epe motzeko neurri bat behar dugulako momentu honetan epe ertain eta luzera badauzkagu hainbat gai aztertzen eta ez atzo hasitako baizik eta oso epe luzean egin direnak hainbat azterketa baina orain behar duguna da epe motzeko eta zuk zeuk esan duzun bezala beste nekazaritza ekologikoan adibidez edo baita ere hainbat eta hainbat lekuetan erabiltzen dena eta gure ardogileak baita ere

bai eskerrik asko eta eguerdi on sailburuek legebiltzarkideak eta lagunak etorri zareten gurasoen ordezkariak atzo salburuako ikastetxeko gurasoak eta ikasleak honaino

aldarri bakarra zutena ikasturte berria bi mila hemeretzi hogeikoa ikastetxean auzoan hastearena iraila honetan

agindu ziona bi mila hamazazpian gurasoei zuzendaritzakoei eta auzo elkarteari hamar urtez auzoak ikastetxe hau eskatu du hamar urtez ikastetxe hau auzoan behar zela sei urtez egon dira zaramagara joan beharrarekin egiten zen bitartean hiru kilometro joan etorria egunero

guztira lau bidaia egin beharrekoa hau agindu zenieten

beraz galdera hurrengoa da zer egingo duzue konpromisoa betetzeko eskerrik asko

legebiltzar presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on larrion anderea vitoria gasteizko udalean duzun posizioa kontutan hartuta salburua eta zabalgana auzoak berriro dentsifikatzeko plana

bai eta horrek errekabarri institutuaren eraikuntzan izan duen eragina ere bi mila hamaseiko martxoaren zortzian legebiltzar honen hezkuntza batzordearen aurrean egin nuen agerraldian salburua auzoan bigarren ikastetxea eraikitzeko zegoen beharrari buruz hitz egiteko

gobernuak hezkuntza azpiegitura hori sustatzeko zuen konpromisoa horrela gogorarazi nahi dut hiri antolamenduko plan orokorraren berrikuspenak maroto jaunaren gobernuak hasi zuenak nabarmen atzeratu duela

erabilgarritasuna eta lizentzia egokia eskuratzea prozesu horren xehetasun eta gorabehera gehiago aztertu gabe

eraikuntzarako jarduketak obra lizentzia eskuratu ondoren hasi ziren

bai hamar urtez aldarria baina evidentemente ez gaude ia horretan ere bakarrik aritzen

gu zentratzen ginen zuek emandako hitzari buruz zuek hartutako konpromisoari buruz hemen esaten dena da orain dela urte bat zuen sailburuorde batzuk elkartu zirela zuzendaritza gurasoen elkartearekin eta auzo elkartearekin nik ez dut esango nik bertan nintzenik zeren ni ez zegoen horiek beraiek esaten dute hemen daude hori

saila konpromiso hori hartu zuela eta nik oraindik ez dut entzun hori ukatu duzuenik hori gezurra baldin bada esatera

uler daitezke azalpenak baldin badaude baina orduan eman beharko zaie agindua baldin bazen

arabako hezkuntza delegatuarena horiei esan bazien hori eta hori orain ez bada horrela gezurra baldin bada hori esan zela edo aldatzeko beharra baldin baduzue esatea hori da eskatzen duguna hori da gurasoek esaten dutena zeren beraiek esaten ari direna da konpromiso horretara ailegatu zela orain dela urte bat

nik ulertzen dut guztiok ulertzen dugun bezala obretan gorabeherak gertatzen direla

eta aldarria da zure sailetik eskatzen dugu zerbait egitea konpromiso hori betetzeko eskerrik asko eskerrik asko

realizado modificaciones de carácter técnico del proyecto por adecuación de normativa hau da hori guztia dela eta obra atzeratu egin da eta espero dugu

kontuan izan behar da ere obra amaitu ondoren eta hura jaso ondoren gainerako baliabide eta ekipamendu egokiak hornitu behar direla

kontu teknikoek markatzen dute haren etorkizuna baldin eta egoki betearazi nahi badugu

gurasoek proiektua bera eta epeak ezagutu dituzte hasierako momentutik amaitzeko zera esan nahi dut hezkuntza saila bera dela obra amaitzeko lehen interesduna

garatzen ari garen azpiegitura berriek hezkuntzaren kalitatearen alde egingo dute hori da gure azken helburua

martínez zatón elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina matrikulako

bai egun on eskerrik asko mahaiburu andrea eta egun on guztioi

azkeneko momentu hauek ere aprobetxatu nahi ditut

beraien askatasunarekin eskatzeko eta bai ere aitortzea urte honetako kanpaina sailetik uste dut ona izan dela baina batez ere

kaleetan eskoletan egindako esfortzua matrikulazio prozesu hau bideratzeko eta momentu honetan gaur bukatzen denez jakin nahi dut

matrikulazio prozesuari buruz eskerrik asko eskerrik asko

mahaiburu andrea martínez jauna beste batzuetan ere esan dugun bezala matrikula egiteko prozesua bi araudi tresnak arautzen dute alde batetik ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozesua arautzen duen dekretuak

bai itunpeko zentro pribatuetan irizpideak eta baremoa ere jasotzen dituenak eta bestetik bi mila hemezortziko abenduaren

horren bidez eskabideak aurkezteko egutegi bateratua eta onarpen epeak ezartzen dira eta bi mila hemeretzi bi mila hogei ikasturterako ikasleak onartzeko jarraibideak onesten dira gaur bertan esan duzun bezala amaitzen da otsailaren zortzian pasaden urtarrilaren hogeita zortzian aurrez aurreko modalitatean izena emateko

eskerrik asko uriarte anderea martínez jauna zurea da hitza

los eligen como primera opción eta zergatik aldaketa hau matrikulazio prozesutik kanpo geratzen diren beste gauza batzuekin

erantzuna egun batzuk lehenago arabako ikastetxe pribatu

ordezkaritzak bilera bat izan zuten eta bertan ikastetxe horiek azaldu zuten bere ikastetxeak lehenengo aukera bezala aukeratzen zutenei

gobernuak azaldu zien ez zutela hori onartuko es decir

es así es mí pregunta datuak datu sare pribatu itunpetutan behintzat ehuneko hirurogeia jarri dute puntu hau sare publikoan berrogeitik bost gainera eskola publiko ezberdinek haien auzoetan bizi ziren familiarentzat aukera gehiago eman nahi zioten

entre las dos redes berriro berdintasunari buruz hitz egiten gaude ez beste gauzetaz hezkuntza sisteman sartzeko berdintasunari buruz

herria gizartea eta hezkuntza sistema dira lo decíamos

aldean eta nobedade horiek batetik administrazio tramitazioa etengabe hobetzeko prozesuetan sartzen dira eta bestetik

ekitatearen arloak zehazki lantzen dituzten saileko planetan proposatutako neurrietan hori horrela

alde batetik herritarrei arreta emateko bulego batzuetako eta gizarte etxe batzuetako informazio eta orientazio puntuak zehazki gasteizen hamairu

lurralde ordezkaritzetan abian jarri ziren eskolatze bulegoek koordinatzen dituzte bestetik familiekin aukera berdintasuna sustatzeko neurri bereziak bideratutako

zu baremazioaz ari zara urtetik urtera barematu behar duen ikastetxe kopurua gero eta txikiagoa dela egiaztatzen da eta ondorioz familiek eskatutako ikastetxean plaza lortzeko aukera gehiago dituzte

adibidez arabako ehun eta zazpi ikastetxeetatik hamalau ikastetxeetan baino ez zen barematu pasaden ikasturtean eta kurtso honetan oraindik gutxiago izango dira

euskal talde popularreko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina ararteko erakundearen ofiziozko jardueraren txostenari buruz osakidetzako bi mila hamasei bi mila hamazazpiko leparen inguruan

irregulartasunak baieztatzen baititu garrido anderea zurea da hitza

presidente anderea legebiltzarkideok sailburuok garrido andrea egun on berriro

arartekoak bere txostenean egin dizkigun aportazioak eta gomendioak eskertzen ditugu oro har egiten dugun balorazio ona eta positiboa da

arartekoaren txostena eta betetzen saiatuko gara eskerrik asko darpón jauna

queremos subrayar el esfuerzo realizado eskerrik asko garrido anderea darpón jauna zurea da hitza

nik irakurri dudan txostenean ez dut ikusi filtraziorik egon zirela konfirmatzen denik ezta inork arartekoari frogarik

ireki du eta gure aldetik fiskaliak kolaborazio

como desde osakidetza eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina arartekoak bi mila hamasei bi mila hamazazpiko lepen gainean egindako gomendioei buruz macazaga

presidente anderea eguerdi on guztioi darpón jauna

eskerrik asko macazaga andrea darpón jauna zurea da hitza

estén conformes beraz zuek ere hurrengo epeak

ongietorriak izango zarete sortu dugun lantaldean

gaurko egunean behin baino gehiagotan esan badugu ere arartekoak aurkeztu duen txostena eta gomendioak onartzen ditugula errepikatuko dizut noski proposatzen dituen gomendioak edo neurriak azterketa juridikoa beharko dute izan baita beste agente guztiek egiten dituzten proposamenak ere

eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hemezortzigarren puntua interpelazioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina europako futbol taldeen txapelketa baten finaleko egoitza san mames izateari buruz llanos anderea zurea da hitza

eskerrik asko llanos anderea

presidente andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi egun on zuri ere llanos andrea

eskerrik asko llanos andrea zupiria jauna zurea da hitza

hemeretzigarren puntua galdera rebeka ubera arantzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina

eskatzeagatik identifikatutako herritarrari ezarritako isuna bertan behera uzteari buruz ubera andrea zurea da hitza

eguerdi on denoi beltrán de heredia andrea onartezina

jokabidea eta berandu baino lehen zuzendu behar dena bi mila hemezortziko maiatzaren

autoritate gehiegikerian eskubide urraketan adierazpen askatasunaren eta informazioaren aurkako jokabidea eta gustatu edo ez

hori da zuen ertzaintza eredua hori da eta gaur ez dizut eskatuko barkamenak eskatzea ez zeren barkamenak eskatu zenituzten

zeren barkamenak eskatzea suposatzen du gero jokabide aldaketa bat

zuen aldetik gaur ez dizut galdetuko ere zer egingo duzun hizkuntza eskubideak urratu zitzaizkion gazteari isuna kentzeko exijitu egingo dizut gaur exijitzen dizugu ez zait terminoa gehiegi gustatzen baina behartu gaituzue termino hori

exijitzen dizut gaur exijitzen dizugu bat

kentzea bi salaketa jarri zaion argiako kazetariari salaketa kentzea hiru ertzaintzaren jokabidea zuzentzeko neurriak
zuen argotean esaten duzuen bezala gertaturikoa berriro ez gertatzeko bermeak hartzea eskerrik asko

beltrán de heredia andrea zurea da hitza eskerrik asko
mahaiburu andrea ubera andrea zure galderaren aurreiritzia okerra da

erabakitzat jotzen duzu eta hori ez da horrela iazko maiatzaren hogeita batean donostian gipuzkoa plazan ernaik deitutako konzentrazio bat egon zen

legeak hala agintzen du baina ez zuten

ez ertzaintzan ez udaltzaingoan horregatik ertzain patrulla hurbildu zitzaien bertara

argitu beharrekoa hori da ez dago euskaraz hitz egiteagatik ezarritako isun edo

jakinarazpenik ez egun horretan eta ez beste inoiz ere

eskerrik asko beltrán de heredia anderea ubera anderea zurea da hitza

benetan bideoa gainera oso argia da bideoa oso argia da gainera

identifikatzen da eta garbi ikusten da hizkuntza gatazka bat dagoela identifikatu dira eta identifikatzeaz gain euskaraz hitz egiten hasten direnean orduan hasten da hemen gatazka eta hori da

hori da zuentzat begira zure neska mutilek ulertu behar dute herritarren eskubideak bermatzeko daudela eta ez herritarrak egurtzeko

euskara hemengo hizkuntza ofiziala dela eta herritar guztioi dagozkigula hizkuntza eskubideak zeren badirudi ertzaintzaren leloa dela

euskaldun bat gazte bat edo kazetari bat egurtzeko hori da hala ematen du ertzaintzaren

zoritzarrez eta ertzaintzak ulertu behar du kazetariak

kazetariak zertarako daude informatzeko ez azkenean ulertu behar dute zure neska mutilak demokraziaren oinarria dela informatzea askatasun adierazpena

soberan daude edo agian soberan dagoena segurtasun sailburua da ez delako gai arkauten oinarrizko printzipio horiek ezartzeko

lehen aipatu ditudan ubera anderea mesedez bi espedientez hori ez dago

eskerrik asko beltrán de heredia anderea gai zerrendako

hogeigarren puntua galdera maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak turismo merkataritza eta kontsumoko

lópez de ocariz anderea erantzuteko retortillo jauna zurea da hitza

de conveniar eskerrik asko retortillo jauna